egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu

eta zazpigarren puntua beste baterako utzi dela gai zerrendako lehenengo puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako

gurasoen banantze edo haustura kasuetako familia harremanei buruzko ekainaren hogeita hamareko zazpi barra bi mila hamabost legea aldatzekoa aintzat hartzeari buruzko eztabaida eta behin betiko ebazpena banatu zaizuen dokumentazioan daukazue jaurlaritzaren irizpidea

eztabaidari ekingo diogu aldeko txanda eta kontrako txanda dagoenez aldeko txandan eh bilduz gain beste norbaitek aldeko txandan

bai aldeko txandan bale etxebarrieta andrea eh bildu taldearen ordezkaria zurea da hitza

eskerrik asko egun on guztioi bueno hasteko eta behin

pasa den legegintzaldian lege honetan aritu ziren pertsona guztiei horrelakoak izaten dira politikaren

nola bere garaian legea bera aurkeztu eta defendatu eta landu zuten pertsona bakar bat ere ez daukagula gaur egun gurekin hemen legebiltzarrean

beraien bestelako lan eta jardunetan dabiltza baina

ez baitugu zerotik hasiko gaur hona ekarri dugun legearen

ponente hizlari guztien oinarri teorikoa hartuta egingo dugu lan eta bereziki nire kasuan behintzat jone goirizelaiari eskerrak eman nahi dizkiot bera izan baitzen legea hona ekarri zuen lehena eta bera izan baita

pertsona bati pasatzen saiatu dena ez da erreza izaten xehetasun horietan abokatu edo jurista ez garenontzako sartzea baina badaukagu jende hona inguruan horretan lagunduko diguna eta bereziki pozten nau lege honen lanketa egingo dugun

elkarlan feminista eta berdintasunaren aldeko elkarlan batetik gatozela eta ikuspuntu hori eman nahi diogula eta hortik ulertzen dugula lege erreforma hori guk behintzat hala behar zela eta

azpimarratzen jarraitzen dugu legearen gainean diagnostikoa eta erreformaren terminoez ere zehaztapenak

eskertu nahiko genituzke ere bai ez ziren gutxi izan legebiltzar honetatik pasatu zirenak beraien jakintza hemen utzi zutenak

egin zutena esan zutena berrirakurtzeko pentsatzen dut ba hasi berri edo puntu honetan hasi berria garenok

eta behintzat asko ikasi beraiek esandakoaz irakurrita

izan zen idazten hasi eta testuak elkarpartekatzeko baina

eta hemen gara berriro emakume legelarien themis elkarteko lehendakariak esan zuen igualitarismoz sortutako lege bat izan dela hau da botere harremanak eta

existitzen diren ezberdinkeriak aintzat hartu gabe

eta honekin ezberdintasun eta botere harreman horietan sakontzen da zaintza partekatu derrigorrezkoa horretan sakontzen duela adierazi zuen

eta botere harreman horiek maila oso bortitzean biltzen direnean indarkeria harremanen baitan bizi behar direnean zaintza partekatuak ez luke tokirik izan behar euskal autonomi erkidegoan bi mila hemezortzian

eta soilik laurehun eta berrogeita hemezortzi komunikatze debeku ezarri ziren

kasuen ehuneko hamarera ere ez da heltzen behin behineko suspentsio hori nola da posible tartean seme alabak dituzten beste kasu guzti guztietan komunikatzen jarraitzeko eskubidea ematea haurrak biktima zuzenak dira estambuleko hitzarmenak dio eta bi mila bosteko berdintasun legearen

indarkeria matxista egoera batean bizi edo biziraun duten haurrak biktima zuzenak dira indarkeria matxistaren biktima zuzenak gehituko bagenu haien interes gorena beste edozein arauren gainetik

esateko gutxi geratuko litzaiguke haurrak indarkeria iraunarazteko erabili izan dira kasu askotan indarkeria matxista pairatu

salatu izan dute momentu horietan zein haurren bidez

jarraitu dutela gizonezko askok eta beste behin ere haurrak indarkeria matxistaren erdigunean gainera neurri kautelar hauek

eskatzen ari gara jakinda salaketa faltsuen mitoa horixe besterik ez dela mito bat ikerketek argi diote

soilik ematen dira salaketa faltsuak eta datu anekdotiko horretan oinarrituta beste ehuneko laurogeita hemeretzi koma laurogeita hamairua

emakundek berak legearen tramitazioa bi mila hamabostaren aurretik

lehentasunezko zaintza partekatuak arrisku handia dakarrela emakumeen aurkako indarkeria kasuetan behar besteko baloraziorik ez egiteko

horrexegatik proposamen honetan balorazioaren aipamen zehatza egiten da ez soilik salatutako kasuetan

hala ere badakigu proposamenak zehaztapenak eta zuzenketak behar dituela jakin badakigu akatsak

egokitu behar dela kasu batzuetan guk bere garaian sartu genuen moduan sartu dugu

osatu behar genituela zuzenketa horiek entzundakotik eta baloratutakotik elkarlanean eskatzen dizuedana

zein den gure aurrekoek egin zuten lana zeintzuk izan diren hemen utzitako jakintza guztiak

beste behin ere eskerrak eman nahi nizkieke gaurkoan bere aldeko bozkarekin lege tramitazio hau ahalbidetuko duten

indarkeria matxistaren aurrean ezinbestekoa baita eremu guztietako konpromisoa eta ezinbestekoa daukagun ordenamendu juridiko

mugimendu feministak berdintasun teknikariek profesionalek haien jardunaren bidez etengabe ematen diote argi oraindik ere ilunegia den gure jendarteko arazo larrienetako bati argi horretatik

eskaerak irakaspenak hartu eta etengabe berritzera etengabe adi egotera etengabe elkarlanerako prest egotera behartu behar gaitu gaurko tramitera onartze hau bide horretan

gaizki egindakoak osatu ikasitakoaz sortu eta bizitza askeak eraikitzeko tresnak ezartzeko eskerrik asko denoi atzo gaur bihar eta egun guztietan ere azaroak hogeita bosta delako
ez dugu etsiko eskerrik asko etxebarrieta andrea

egun on guztioi haurrak eta nerabeak egoera berezi ahulean dauden herritarrak dira gero eta zaharragoa den gizarte batean bizi dira eta balore sistema

askotan ikusezin bihurtzen dira politika publikoentzat erabakiak hartzean eta ez dira beraien interes espezifikoak kontuan hartzen

ekarri duen lege proposamena aintzat hartzeko eztabaidan ezin dugu akordio hura aipatu gabe utzi

honek hitz eman zituen bi puntu garrantzitsu berreskuratu behar ditugu incorporar el interés el principio interés superior de niñas

haurrak gure autonomia erkidegoko politika eta arauetan duen interes gorenean printzipio hori zeharkakotzeko beharrari

adierazi du ados dagoela helburu hori lortzeko beste urrats bat ematearekin eta familia harremanen arloko egungo legeria egokitzearekin horrela banantzen

interes horrek adingabearen beharrak behar bezala ponderatzea dakar horrek esan nahi du konbentzioak aitortutako eskubide guztiak erabat eta

oraindik bide luzea dugu egiteko interes horren arabera eta benetako genero ikuspegiarekin jardungo duen eta aipatuko duen justiziaz hitz egin ahal izateko bi mila bostean aurkako indarkeriaren epaitegitik sortzea aurrerapauso

lege erreforma honen tramitazioa abian jarriko delako izan ere adierazi dudan bezala oso aldarrikapen argi eta beharrezko bati erantzuten dio

beraz beste urrats bat emango dugu haurren eskubideak erdigunean jarriko dituen gizarte eta justizia feminista sendotzeko bidean eskerrik asko

eskerrik asko gonzález andrea aurkako txandan norbaitek parte hartu behar du aurkako txandan

beste inork beraz martínez andrea mistoko ordezkaria zurea da hitza

no tiene género señorías eskerrik asko martínez andrea erantzunen txandan

eztabaida amaituta bototara jarriko dugu lege proposamena aintzat hartzen den ala ez bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da berrogeita hiru eman dugu bozka hirurogeita zortzi boto alde bat contra sei abstentzio beraz

pasatuko gara euskal talde popular ciudadanos taldearen ordezkaria garrido andrea zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea lehendakaria sailburuak egun on guztioi bueno guk abstentzioa eman diogu baina proposamenaren helburuarekin bat gatoz eta

ukatu lege proposamen honen tramitazioa uste dut gainera aukerak edukiko ditugula guztion artean aurkeztutako proposamena

eskerrik asko garrido andrea gallástegui euskal sozialistak zurea da hitza

muchísimas gracias presidenta ha sido muy amable eskerrik asko gallástegui andrea euzko abertzaleak

eskerrik asko legebiltzarburu andrea lehendakari sailburuak legebiltzarkideok egun on danori ni

arituko naiz gurasoen banantze edo haustura kasuetako familia harremanei buruzko

zazpi barra bi mila hamabost legea aldatzeko euskal herria bildu legebiltzar taldeak aurkeztutako lege proposamena dela eta gobernu

esandako berbera errepikatzen da berbera aurkeztu da baita ere

geratu zena orain berriro ere ekimen berberaren aurrean gobernu kontseiluak adierazi du zuen eta baita ere du hauxe edo bere aldaketa aintzat hartzearen aldeko irizpidea duela beraz gure taldeak euzko abertzaleak taldeak baita ere

baiezko bozka edo aldeko bozka eman dio aldaketa honi legearen tramitazioa ez dugu oztopatuko hala ere

lan handia zabaltzen dela gure aurrean

kontu moldatu beharko dira beharrezkotzat jo du bai gobernuak eta baita gure taldeak

baita ere eta aintzat hartuta ba pasa den legealdian talde ezberdinek eta bestelako ordezkariek egindako lana

zazpi barra bi mila hamabost legea aldatzea planteatzen du komunikazio eta bisita erregimena eteteko gurasoetako

emakumearen edo haren ardurapean dauden seme alaba adingabeen babesaren ikuspegi bikoitzetik ekimenak erreformaren beharra justifikatzen du besteak beste ba adierazten da genero indarkeriaren aurkako babes integralari buruzko abenduaren hogeita zortziko bat barra bi mila lau lege organikoak ez duela lortu nahi zen

hartuta ez direla nahikoak genero indarkeriako prozeduretan dauden gurasoen komunikazio bisita eta egonaldi araubidea etetearen aldeko judizialak izaera organikoa duen legea da eta proposamena egin duen taldeak zehazten duen moduan alderdi zibil eta penaletan proiektatzen da ikuspegi global eta

arartekoak ere gomendatu du legedia erreformatzea nahitaez ezartzeko genero indarkeriaren biktima den emakume bati dagokionez bizilekutik irteteko

kondenatuarentzako bisita erregimena kautelaz edo behin behinean eteteari buruzko erabaki espezifiko bat hartu behar dela

ikusten dugunez oso teknikoa dela ezta oso begirada teknikoa

bai zorroztasunez jokatzea legearen ardurapean eta erantzukizunez jokatzea baina bestelako balio erantsi bat ere eman ahal diogu ekimen honi ezta eta etxebarrieta andreak esaten zuen bestelako begirada bat begirada tekniko legala eta beste alde batetik begirada feminista eta

eta osagarri bat emango diola istanbulgo hitzarmenarekin bat

ezaguna da berriro ere errepikatuko dut baina guztiontzako ezaguna da jaurlaritza honek berdintasun politikaren alde daukan konpromiso sendoa beti

bat da badakigu ez dela erraza izango baina saiatuko gara begirada bi horiek uztartzen posible dela uste dugulako eta horretan saiatuko gara bat bera ere ez gehiago izan arte
besterik ez eskerrik asko denoi eskerrik asko arrizabalaga andrea

covid hemeretziaren testuinguruan indarkeria matxisten aurrean prebenitzeko artatzeko eta babesteko hartu diren neurriak indartzeko politikei buruz eztabaida eta behin betiko

ahaztu zait bosgarren puntua beste baterako utzi dela puntu honetan ere uste dut tartetxo bat nahi dela ez

bueno behar duzuen denbora hartu eta jarraituko dugu esaten duzuenean

hamabost minutu eta zer

eta bitartean zuek beste prest daude hurrengo puntukoak hori ere

hurrengo puntukoa da muriel prest zaude eta gainerakoak ere bai

hirugarren puntua mozioa muriel larrea laso

aurkeztua eusko jaurlaritzak dekretatutako ostalaritzaren sektorearen

itxierak dituen ondorioei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena

andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos ezker anitza

egun on legebiltzarkideok birusaren aurkako

eragin zuzena dute ekonomian eta jendearen bizitzan horregatik defendatzen dugu osasun neurri bakoitzarekin batera neurri ekonomikoak hartu behar direla ados gaude

kaltetutako sektoreei laguntzarekin baina ez edonola negozio bakoitzaren

ezaugarriak eta egoera hartu behar dira kontuan eta guretzat

egun on guztioi gaur berriro ostalaritzaz hitz egingo dugu eta hitz egingo dugu ostalaritzaz hitz egin behar delako

arazo bat dago eta arazo bat egongo da arazo horri aurre egiten ez zaion bitartean horregatik gaur berriro ostalaritza sostengatzeko neurriak eskatzera gatoz

direlako ostalaritza behintzat ezagutzen dugun moduan bizirik jarraitzea nahi badugu ez ditut datu gehiegi emango datuak

baina gaiaren dimentsioa kokatzeko bizpahiru zertzelada behintzat bai ostalaritzak suposatzen du gure erkidegoaren barne produktu gordinaren ehuneko bost koma lau eta enpleguaren ehuneko sei horrek suposatzen du hirurogei mila pertsona baino gehiago ostalaritza sektorean lan egiten dutela

hau da ostalaritza sektorearen dimentsioa egoera zein da berriro errepikatuko dut behin eta berriro kasua egin arte

datuak orkestra institutuak aztertu zituen gure ekonomiaren sektore ekonomikorik zaurgarrienak krisiak gehien jo dituen sektoreak eta buruan

dagoena ostalaritza elkarteek eman dute aste hauetan datu bat bere fakturazioa ehuneko berrogei jaitsi dela aurten krisiak sortutako murrizketak direla eta

pare bat aste berretsi egin zituen datu horiek eta esan zuen ostalaritzan diru sarrerak ehuneko hogeita hemezortzi koma zeozer jaitsi direla guk ere behin eta berriro esan dugu diru sarreren murrizketa proportzio edo kopuru batean ez duela esan nahi

negozio baten gestioa eramaten duen pertsonaren etekinak onurak soldata etxera eramaten duen dirua

are gehiago horrelako diru sarreren jaitsierak suposatzen dute ez ehuneko berrogei bat gutxiago baizik eta diru asko diru mordoa galtzea

bere negozioaren kontu errealak hau adibide bat da ez da azterketa estatistiko bat baina da negozio bat fakturazioan ehuneko berrogeita bat jaitsi dena aurten eta pasa da pasa da hilabetero bi mila euro garbi ateratzetik hilero

galtzera horrek hori da suposatzen duena

eta beste ostalari batzuekin egindako kontrasteen arabera

mantentzen dira ehuneko berrogeiaren jaitsiera horrekin

galtzera eta hori kontutan hartu gabe azaroko itxiera aroa eta urte amaiera eskasa izango dena zer suposatzen du honek ba irailaren hogeita hamarean pertsona honek

zortzi bider bederatzi ia hirurogei mila euro urte osoan ia

hori da egoera dramatiko bat hori da egoera dramatiko bat eta hori ez da konpontzen jaurlaritzak aktibatutako neurriekin neurri berriak zuzenak eta nahikoak behar dira bestela etorkizunik ez dago zer egin du pertsona honek negozioen kudeatzailea bada kreditua eskatu

eskatuz zuloak tapatu ditu baina helduko da momentu bat aurrezkiak amaitzen direla lagunen laguntzak amaitzen direla kredituei aurre egin beharko zaiola eta negozio itxi egin beharko dela hori da gaur egun ostalaritzan sektore nagusi bat dagoen egoera erreala

ni laurogeitako haurra nintzen

laurogeietan bazegoen fenomeno soziologiko bat deitzen dela beldur nuklearra ez bada garai horretan gerra nuklearraren mehatxua

ez ote zen gerra bat egongo eta nik ikasten nituen arma motak eta ikusi nuen bazegoela bonba bat deitzen zela neutroien bonba

tabernekin tabernak ez dira suntsituko azpiegiturak hor jarraituko dute baina negozio moduan

egingo dute kasu askotan kasu askotan porque

eta ez da konpontzen orain arte egon diren neurriekin lehen aipatu da ortuzar jaunak emandako elkarrizketa bat eta hor aipatzen zuen

asko ere ez direla egon beste sektore horietan niri tokatu zait pertsonalki ostalaritza munduko jendearekin egotea eta baita ere enpresa industrialetan

baina nik jakin badakit enpresa bat ixten denean edo kaleratze masiboak

negoziatzen direla baldintza batzuk eta kasu gehienetan ordaintzen zaiela konpentsazio bat despidoagatik eta etxera doaz langabezia kobratzera

kasu askotan eta horrek ez duela konpentsatzen lana galtzearen kaltea baina autonomoek autonomoek porrot egiten badute

pilatutako motxila batekin zorrekin doaz porrot pertsonala eta ekonomikoa eta zorraren

esaten nuen ostalarien agerraldi batean euskaraz badagoela oso hitz polita enplegua definitzeko ogibidea eskuratzeko bidea eta ostalaritzako sektoreari ogia eskuratzeko bidea moztu edo oztopatu egin zaio eta berresten dut behin eta berriro

eskatu ditugu ere baina kontzienteak izan behar gara hartzen diren neurrien ondorio eta inpaktu sozioekonomikoaz eta pertsona hauei ogibidea

eta momentu hauetan gure laguntza eta instituzioen laguntza behar dutenek ostalaritzako langileak dira horregatik guk ere ez soilik gaur legealdia hasi zenetik ostalaritzaren gainean fokoa jartzen ari gara

lehendik datorrelako eta egoera honentzat itxiera izan delako soilik azken kolpea baina oso kaltetua zegoen

plan integral bat guztion artean adostuta instituzioak bai

hainbat elementu oso garrantzitsuak izan daitezkeela beraiek parte hartu behar dute plan horren diseinuan partekatua bai instituzioen eta sektorearekin koordinatua

borondate onarekin bai baina udal batek ematen du diru bat eta ondokoa

hau ez da justua jaurlaritzari dagokio hau guztia koordinatzea eta laguntzak heltzea behar duenari era proportzional batean

zortearen arabera planak iraunkorrak izan behar dira oraingo egoeran eta etorkizunari berrira murrizketak mantentzen badira ere eta nahikoa nahikoa izan behar du duintasunez bizi ahal izateko plan horretan alokairuei buruz hitz egin behar da hitz egin behar da

eta autonomoek aurre egin beharko diote galera horiek beraz konpentsatu egin behar dira egondako galerak eta konpentsatu egin behar da hemendik aurrera egongo diren murrizketen aurrean

oso sektore feminizatua da hau langileen ehuneko hogeita zortzia etorkinak dira sektore berez prekarizatuak zeudenak eta orain erten daudenak hau ez dira autonomoak soldatapekoak dira batzuetan esan dugu diru sarrera beraiena handiagoa da erten egonda

baina hala eta guztiz ere ez da nahikoa eta hor ere osagarriak egon beharko dira eta hau egiteak hau egiteak kostea badauka

en fin consejos vendo que para mí no tengo badakigu badakigu guk badakigu ixteko neurria mingarria dela eta ondorio ekonomikoak dituela noski

ahal izan zuten guztia atzeratu zuten erabakia beste hainbat lekutan hartuta zegoenean baina ezinbestekoa zen

gizarte transmisioa ekiditeko eta hor arazoa ez da sektorearena norberaren ardura da orain ere sektorea arintzearen edo sektoreari laguntzearen ardura norberarena den ez bezala

ardura gutako bakoitzetik hasten da eta harremanak murriztu behar ditugu eta burbuilak mantendu onartze dugu beste behin ere

leku seguruak izan daitezen eta casanova jaunak esan duen moduan ere jarraian horrenbeste aldaketa sufritzean eta banan banan dira horri bere egoera egokitzen baina bizitza horrelakoa da

después de oír al sector nik orain dela hilabete bat honako hau

eta gaur esan dezakegu egoera larri honen aurrean hitza bete dugula eta betetzen jarraituko dugula gaur egun ez dago euskadi zati honetan autonomia erkidego honetan ostalaritzaren aldeko neurriak hartu ez dituen edo hartzeko bidean dagoen udal bat ere ez

ez dakit esan dizut ez dudala begiratu aldundiek ere euren eskumenen inguruan aportazioak egiten dihardute eta

eta jaurlaritzak ere esan dudan bezala hitza bete du ordutik hona urratsak eman dira gutxi dela egindakoa ba aizue

hoy aquí aurrekontuak ez dira mugagabeak eta hainbat alorretan erabakiak hartu behar dira aurreko

hitz egiten genuen dirua ez da mugagabea eta ba gauzak bere horretan jarri behar dira eta momentu honetan osasungintzak izango du

gobernu honek ezin duela bete krisiak eragindako hutsune guztiak

munduko beste edozein tokitan gertatzen den bezala eta guk uste dugu elkarrekin jarduteko garaia dela egoera hain ezohikoaren aurrean lehentasuna dela guztion onerako batzea

lankidetzan aritzea helburu bera lehenetsi behar dugu osasun publikoa eta pertsona guztien ongizatea bermatzea

beste legebiltzarreko lagun bati hitz batzuk entzun nizkion eta

natorrenez ba nireak izango balira bezala hartzen ditut eta zuei esaten dizuet siempre décimos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

muchas gracias eskerrik asko martínez andrea

eskerrik asko hernández jauna eh bildu taldearen ordezkaria casanova jauna zurea da hitza

non ostalaritzako sektorearen ordezkariak eta instituzio guztietako ordezkariak mahai hori bildu egin behar da eta hor aztertu egin behar dena porque arazoa da

eta eta kitto baina arazoa askoz zabalagoa da autonomoek aurre egin behar diote gastu askori

gastu finkoei tasa eta zerga ezberdinei kotizazio sozialei hori guztia aztertu egin

konponbide bat eta udalak aipatu ditugu baina udalak ez daude ordezkatuta zuek sortu duzuen

hiriburuetako udalak eta hori da instituzio bat edo organo bat asmatu duzuela gobernuan zaudetenok orain eudel alde batera uzteko

hori da zuen elkarrizketarako borondatea eta hemen ez dugu planteatzen ehuneko ehunean konpentsatzea guk egin dugu proposamen zorrotza eta kantitate batzuk jarri dugu

eta kantitate horiek galeren ehuneko ehun izatetik oso urrun daude

koste handiagoa asumitzea bere sektorea bereziki kaltetua izan delako

koste guztia euren sorbaldetan uztea aipatu da hemendik itun soziala eta nik ere

erabakitzen dugu inor atzean ez uztea zenbat aldiz aipatu dugu esaldi hori gobernu honek ez du inor atzean utziko alderdi honek

ostalaritza dagoen egoeran laguntzak ematea laguntza nahikoak bizi irauteko ez lehengo diru sarrera berberak baina bai duintasunez bizitzeko eta euren negozioak aurrera eramateko hori da eskatzen duguna eta jarraituko dugu eskatzen lortu arte kaleetan eta interlokuzioaren bidez pertzibitu dugulako sektorea oraindik esaten du ez dela nahikoa egin dena eta askoz gehiago egin behar dela hori lortu arte jarraituko dugu

euskal sozialistak corcuera andrea zurea da hitza

corcuera andrea euzko abertzaleak grajales jauna zurea da hitza

su moción votaremos en contra eskerrik asko eskerrik asko grajales jauna mistoak hitza ez du hartu behar

eztabaida amaitu da

lehenik bozkatuko dugu larrea laso andrearen jatorrizko mozioaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

hogeita zazpi abstentzio beraz ez da onartu jarraian elkarrekin podemos ezker anitza taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da berrogeita hiru eman dugu bozka hogeita zazpi boto alde berrogeita bat contra zazpi abstentzio beraz ez da onartu jarraian eh bildu taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu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

onartuta geratu da osoko zuzenketa gai zerrendako bigarren puntua mozioa isabel gonzález rodríguez elkarrekin podemos iu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua

prebenitzeko artatzeko eta babesteko hartu diren neurriak indartzeko politikei buruzko eztabaida eta behin betiko

talde proposatzailearen txanda gonzález andreak dauka hitza

andrea puntua aldatzeagatik egun on berriro mahaikideak legebiltzarkideok

nahiz eta ematen ez nago ohituta tribuna honetara

gaur hitz egingo dizuet gehien axola zaidan

eta ardura handia suposatzen da niretzat

bostetik bat azken hamabi hilabeteetan

berrogeita hamarek berrogeita hamar urte baino gutxiago ditu zortzi urte eta bederatzi hilabete da kontatzeko behar dugun

bederatziehun eta piko urruntze agindua urratzea bi mila hemeretzian bakarrik

larrua eta gorputza jarri dituzue horretan eta hunkitu egin gaituzue zuen ausardiarekin eskerrik asko

más eficaz que tiene el patriarcado izan ere patriarkatua gure gizartean sakon errotuta dagoen sistema politiko estruktural

haiek bonbilak aldatzen dituzte eta guk ipurdiak garbitzen ditugu

osasun publikoko kontua ere bada giza eskubideen urraketa en nuestra moción proponemos cosas de sentido común

egin ahal izateko administrazioen arteko koordinazioa hobetzea hezkuntzaren aldeko apustua egitea prebentziorako txerto gisa espazio feministek guztientzako etxea izaten jarraitzen dutela bermatzen eta funts publikoak inolako murrizketarik gabe

ahalduntzera eta erakunde feministetara bideratzea eta azkenik

eskerrik asko eskerrik asko

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz talde popularra ciudadanos taldearen ordezkaria garrido andrea zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea sailburua bueno pozik gaude

gai honi buruz akordio zabal bat legebiltzarrean eta gai larri bati buruz eta hemen

duen arazo larrienetariko bat

egin ditugulako guztiak ia guztiok ganbara honetan akordio honetara heltzeko eta bereziki

andreak egin duen ahalegina eta gero guztiok

gai honi buruz akordio batera heldu behar genuela ia guztiok eta azkenean lortu dugu eta nik uste dut gaur hori albiste ona dela eta gaur euskal gizarteari bidaltzen diogun mezua akordio honekin

genero indarkeria jasotzen duten emakumeen egoera

errealitate bat da eta ganbara honetatik ezin du ukatu errealitatea eta momentu honetan

egoera larri hau uste dut komenigarria dela alde batetik jakitea koronabirusaren krisiak eduki duen eragina

uste dut beharrezkoa dela ere koordinazioa indartzea instituzio guztien artean eta bestalde

neurri zehatzak ezartzea adibidez

atentzio zuzenaren zerbitzuak protokoloak berrikustea programa zehatzak ere bideratzea formazioaren arloan

la dignidad la autonomía sin duda uste dut ibilbide bat egin dugula gizarte honetan

behar dugu elkarrekin eta uste dut sinatutako gaur akordioa edo lortu dugun akordioa ia gehiengo

alderdi guztiak inportantea dela consideramos que

duzuen guztioi eskerrik asko garrido andrea eh bildu taldearen ordezkaria etxebarrieta andrea zurea da hitza

elkarrekin podemos ezker anitza taldeko

isabel gonzáli lehenik eta behin eskerrak eman eztabaidara ekarritako

mahai gainean utzi dizkigun hausnarketa eta hitz guzti horiengatik ehunez ehun konpartitzen ditugula besterik

indarkeria matxistaren inguruko azterketa ikerketak egitearen beharrarekin bat egiten dugu are gehiago aipatzen zenuten bezala momentu berezi honetan

berau pairatzen ari diren emakumeengan duten eraginak ikusten hasi garen momentuan

izan zen jakin bagenekien arren deskonfinamendua helduko zen garaian zer mailatan

eskandalagarriak dira egunero jasotzen ditugun datuak eta eskandalagarriak dira azken astean ere euskal herrian emandako

eta gaur horren inguruan urrats bat ematen saiatzeko jakintzan urrats bat ematen saiatzeko proposamen hau ba oso begi onez ikusi genuen hasieratik

etxea ez dela nahi genuen edo uste genuen espazio seguru hori askorentzako etxea oraindik ere botere harremanak birproduzitzen dituen espazio da emakume gizonen artean heldu haurren artean eta maila

egoera oso bortitzak ematen diren espazioak izaten jarraitzen du pentsamendu heterozuzenaz

mundua gizon emakume ahuldu eta ahulgabe

nola harreman mota batzuk ere eraikitzen diren horren inguruan eta nola ere familiak horren baitan antolatzen diren horregatik oraindik ere indarkeria matxistaren adierazpen gorenenak larrienak okerrenak han

guk proposamenak gehitzeko egin genituen orokorrean alde batetik planteatuz besteak beste horrelako konfinamendu egoera edo

emakume etxeak ahalduntze eskolak ahal den neurrian

udaletxeei dagokien eskumen bat dela baina bai

kontsideratzeko hain zuzen badakigulako espazio hauek salbazioa direla emakume askorentzako salaketak edo

hasten direla eta hauen beharra ezinbestekoa dela eta beste alde batetik zaintza sareez hitz egiten genuen nola herritar bezala egiteko asko daukagun ardura hartzeko daukagun ingurua gure jendartea

horretan elkar babeste horretan eta horregatik etxeetara herritarrei kanpaina informatiboak zer egin nola egin nora jo genezakeen informatzeko proposamen hori ere sartzen genuen eta

utzi behar izaten dira guztiaren edo osotasun baten mesedetan eta zentzu honetan uste dut esaten genuen bezala denok utzi ditugula hainbat gai

mezu argi bat zabaltzea atzo manifestazioetara joan ahal izan nuen horietako bat izan nintzen

nola oraindik indarkeria ekonomikoa pairatu behar izaten duteen etxeko langileek garbitzaileek

indarkeria sinbolikoaz hitz egin zuten nola kalea oraindik ere beldur espazio bat bilakatzen den emakume askorentzako nola beldurraren sozializazioan hezten gaituzten indarkeria zuzenaz

erahildako emakumeez edo hemen gasteizen saharako emakumeek pairatu momentu hauetan gerra bortxaketa eta

pairatu behar izaten ari direla salatu zen ere bai eta horren aurrean ezinbestekoa da

urrats bat txikia handia berdin dio baina urrats bat da

duguna alde batetik politika publikoak sendotzearen beharra ezinbestekoa delako eta mezu argi hori hemendik ateratzea ezinbestekoa da sendotu behar ditugu edukiz konpromiso politikoz

eta uste dut hori ere barnebiltzen duela gaur hona ekartzen dugun mozio honek eta elkarlana eskatzen du elkarlana

ezinbestekoak baitira akordioak erdiestea beste batzuetan

aurrera egiteko baina gaur elkarlana lehenetsi dugu indarkeria matxistaren aurrean etengabe etengabe kontrako mezuak indarkeria matxista bera existitzen ez denaren mezuak zabaltzen ari direnen aurrean argi daukagulako horren aurrean legislatu horren aurrean lan egitea dagokigulako indarkeria matxista gutxietsi nahi duten horien aurrean edozein dela ere bere jatorria guk salatu egingo dugula azpimarratu nahi dugulako

ipuin labur baina oso gogoangarri hori esnatu zenean

jarraitzen zuen guri haur hezkuntzako klase batean proposatu ziguten liburu horretatik zer ulertzen genuen

bakoitzari bere bizipenekin lotzen zion zerbait irudikatzen zuen hor eta nik momentuan eta oraindik ere horrela ikusten jarraitzen dut niretzako

esnatu gara eta dinosaurioak munstroak han jarraitzen du baina horregatik horregatik da inoiz

horri jaten eman nahi diotenen aurrean elkarrekin mugitzea

adostea elkar babestea elkar defendatzea pertsonaletik kolektibora hori da gure

atzo gaur bihar eta egun guztiak ere

izango direlako eskerrik asko eskerrik asko etxebarrieta andrea euskal sozialistak sánchez andrea zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea egun on berriro ere denoi sailburua mila bederatziehun eta laurogeita batetik

eskualdeko mugimendu feministek emakumearen aurkako indarkeriaren tasarik altuenetako batekin data hori

omenez mila bederatziehun eta hirurogeiko azaroaren hogeita bostean rafael leónidas trujillo diktadorearen aginduz erahil zituzten

urte batzuk geroago mila bederatziehun eta laurogeita hemeretzigarrena urtean

aldarrikapen egunarekin bat egin zuen eta azaroaren hogeita bostean emakumearen aurkako indarkeria ezabatzeko nazioarteko eguna zuen mirabal ahizpen omenez hiru ahizpa hauei hiru tximeletak deitzen zieten eta hainbat olerki eskaini dizkiete eta

inspiratuta nik olerki baten zatitxoa irakurtzea gustatuko litzaidake

bata zein bestea etengabean gurpil berberean

gure munduaren historian zehar bai indarkeriak

dauka eta ez naiz hau esaten kantsatuko eta berdintasun falta horretan du oinarria eta hau ezeztatzen dutenei mezu hau argi geratu behar zaie indarkeria matxista munduko edozein gizartetan ondorio suntsitzaileak dituen gaitz global eta multiformea da

indarkeria sexuala ekonomikoa psikologikoa jazarpena genitalen mutilazioa giza eskubideen urraketa larrien eta abar luze luzea eta mundu osoko emakumeen ehuneko

eragiten diete maialen eskerrik asko

oso ausarta nazioarteko eguna beraz atzo izan zen baina gaur ere bada bihar ere izan beharko da etzi ere izan beharko da hirurehun eta hirurogeita bost egun ditu egun honek atzo kalean egon ginen norbanako bezala gure aldarrikapena egiten

hemen nago erakunde eta alderdi politiko baten ordezkari bezala aldarrikapen berberak edo beno behintzat antzekoak bai egiten berriro berretsi

gizarte bat eraikitzea lehentasuna delako euzko alderdi jeltzalearentzat euzko abertzaleak taldearentzat eta baita ere jaurlaritza honentzako eta euskal

baita ere euskal alderdi politiko gehienena eta euskal gizartearena baita ere eta beste behin gaitzespen irmoa azaldu nahi dugu indarkeria matxistaren adierazpen guztien aurrean gure esku dago gure esku dago berdintasun legearen aldaketa

herri itun bat bultzatzea berdintasunen aldeko herri itun bat bultzatzea eta hau nola lantaldean egin beharreko zerbait da auzolanean lehendakariak esaten duen moduan eta gaur talde ezberdinek egin dugun moduan boluntadea egon delako oso garrantzitsua da gaur boluntadea egon da eta benetan eskertzekoa da erakundeen arteko elkarlana

zeharkakotasuna izan behar da gure gida lerroa elkarte eta eragile ezberdinen arteko elkarlana ere behar beharrezkoa da honen aldeko apustua egin behar dugu eta honen aldeko apustu honek

edo honi esker lortu dugu gaurko erdibidekoa

honetan eta honi erantzuna ematen ez naiz erdibidekoaren edukian luzatuko

baina garrantzitsua da pare bat mezu helaraztea behintzat niretzako emakumeen aurkako indarkeriaren aurrean maila

hainbat sailek parte hartzen dute eskumen ezberdinak dituzte emakumeen kontrako indarkeriari aurre egiteko hainbat

osasun egoera larriari moldatuta gainera eta banaka berrikusiak izan direnak eta izan beharko direnak

eguneratu behar direlako eta eguneratzen joan direlako baina justiziazkoa da esatea indarkeria matxistaren biktimak artatzeko euskal sistemak

olatuan izan zen hilabete horietan bizi izan genuen egoera ezezagunagatik eta ez zen erraza izan eta ez da erraza izaten jarraitzen baina euskadin eta munduko gainerako herrialdeetan izan ez den egoera haren zailtasunaren aurrean nik uste dut justiziazkoa dela esatea gure egitura eta zerbitzu horiek finkatuta izatearen garrantzia berrestea garrantzitsua dela

gaurko honetan jaurlaritzaren konpromisoa sendoa da indarkeria matxistaren kontrako borroka honetan ez ditut zifrak emango eman dira

baliabideak garrantzitsuak direlako ez da dena baina garrantzitsuak direlako eta bai nabarmendu nahiko nuke bi mila hogeita bateko aurrekontuetan ehuneko hogeita hamar hori aurreikusita dagoela eta oso garrantzitsua da eta oso baliagarria

izango da beraz gaur aurrerantza egiten dugu

indarkeria matxista saihestuko ez erdibideko hau onartzeagatik baina bai da

atzera ez dugulako egin behar aurrera egin behar dugulako

gizarteari bai mezu bat helarazi nahiko nioke ez jendaurrean erakuts dezala emakumeen aurkako indarkeria gaitzesten duela

beti ere osasun protokoloak errespetatuz hori bai hori oso garrantzitsua dela uste dugu ikusgarritasun hori garrantzitsua da eta baita ere eskerrak eman nahi dizkiet hainbat espazio eta zerbitzuetatik emakume biktimekin esku hartzeak egiten dituzten profesional

indarkeriatik bizirik atera diren eta beren testigantza publikoa egin duten emakumeei beste emakume batzuei laguntzen asko laguntzen dietelako beraz hau esanda eskerrak emateko ordua eskerrak

eta guk esku luzatze hori jaso egin dugu beharrezkoa zen gaurko egunean horrelako akordio zabal bat hartzea uste dut justiziakoa dela eta

mezu argi bat helarazteko legebiltzar honetatik ez hasieran esan dudana ezezko edo egoera ezezkotzen ari diren mezuen kontra

altu ateratzea legebiltzar honetatik esanez ezetz indarkeriak generoa duela lehen esan dudan bezala

eta eskerrak baita ere beste alderdietako edo erdibideko hau

genituen bestelako lehentasun

akordio honetara heltzeko bigarren lerro batean utzi behar izan ditugu garrantzitsua delako edo zelako gaurkoan hau aurrera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

mila esker etxebarrieta andrea arrizabalaga andrea mila esker

andrea mila esker garrido andrea mila esker mozioa

eta ziur nago hemendik aurrera akordio gehiago lortuko ditugula hemen akordiorako jarrera feminista dugun gauzatu dugulako gauzatuko dugulako

antolatu eta borrokatu indarkeria matxistaren aurrean zerbitzu publikoak defendatu

bukatzeko indarkeria matxistaren kontra jarraituko dugu lanean hemendik eskerrik asko eskerrik asko gonzález andrea

erdibideko zuzenketa bozkatuko dugu elkarrekin podemos ezker batua euskal sozialistak eh bildu eta euzko abertzaleak

bozketaren emaitza onako izan da berrogeita hiru eman dugu bozka hirurogeita hamalau boto alde

onartuta geratu da gai zerrendako laugarren puntua mozioa amaia martínez grisaleña talde mistoko legebiltzarkideak aurkeztua eusko jaurlaritzak euskadin koronabirusaren

hartutako neurrien inguruan eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda martínez andrea zurea da hitza ekimena

muchas gracias eskerrik asko martínez andrea

euskal sozialistak bai rico jauna zurea da bertatik

eh bildu taldearen ordezkariak ez du hitzik hartu behar euzko abertzaleak taldearenak ere ez

erantzuteko txandan mistoa martínez andrea zurea da hitza

eskerrik asko martínez andrea barrio jauna zurea da

eskerrik asko rico jauna eztabaida amaituta bozketara jarriko dugu martínez grisaleña andrearen mozioaren jatorrizko

bozketaren emaitza onako izan da berrogeita hiru eman dugu bozka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

ez da onartu osoko zuzenketa gai zerrendako seigarren puntua elkarrekin podemos ezker batua talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena covid hemeretziaren pandemian zehar euskadiko garraio publikoaren maiztasunak handitzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda elkarrekin podemos ezker anitza

martínez zatón jaunak dauka hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

eguerdi on eskerrik asko estatuak alarma egoera deklaratzeak

jaurlaritzari hainbat neurri hartzeko eta zentzu batekin euskadin dauden kutsadura tasak geldiarazteko denok dakigu hortik

eusko jaurlaritzak debekatu zuela euskaditik eta udalerrietatik

irtetea zenbait salbuespenekin osasuna lana edo

arrazoiak direla kausa aldi berean mantendu ziren

derrigortasuna eta baita ere pertsonen arteko bat koma bost metroko segurtasun distantzia

akademikoak mantendu ziren eta mantendu dira eta horrek dakarrena mugikortasun tasa ez oso txiki bat mantentzea garraio publikoak bai hiri barrukoak eta bai hiri artekoak jarraitzen du kutsatze foku potentziala izaten ezinezkoa delako pertsonen arteko distantziari eustea

datuak momentuz hor daudelako nahiz eta ere bai pasa den atzo osasun batzordean berriro eskatu genuela datu zehatzagoak

kutsadura foku bat dela edo direla garraio publikoa edo kolektiboak esaten duten datuak baina egia da foku potentziala

egia da pertsonengan ezegonkortasuna sortzen duela zenbait kasutan

zenbait tokitan zenbait eremuetan adibidez pleno areto honetan segurtasun

aforoa murriztu dugu baina garraio publikoetan garraio kolektiboetan ez da berdina gertatu

gertatzen ari den egoera bat gizartea garraio publikoa baztertzea hautatzen ari dela kutsatze arriskuarengatik eta batez ere seguraski

nioen bezala ibilgailu pribatura bueltatzen ari dela nahiz eta termino absolutuetan ibilgailu pribatuaren erabilera jaitsi den telelanaren eraginez

mugikortasun seguruagoa bilatzeko jokaera hori noski errespetagarria dela eta

baina atzerapauso handia da euskadiko mugikortasun jasangarriko politiketan eta

murrizteko daukagun politikak bueno ba eraginkorrak izateko eta noski

aldaketaren kontra borrokatzeko helburuan egia da adibidez gasteizen batez ere beste herri batzuetan seguraski ere bai eragin positibo bat izan duela eta bueno behintzat daukagun sentsazioa hori da txirrindularen erabilera ere igo da

aisialdirako elkarrekin podemos izquierda unida taldetik garraio publikoan darabilten pertsonen segurtasuna hobetzeko

eta mugikortasun jasangarria bultzatzearren aro honetan garraio publiko segurua bermatzea pentsatzen dugu maiztasunak handituz pertsona arteko segurtasun distantziak errespeta daitezen egin dezakegula eta baita ere

hiri barruko zein hiri arteko garraio modu guztien maiztasunak handitzea euskadiko hiri eta ordu tarte guztietan neurri bat ekonomikoki zaila izan daiteke

ezin den zerbitzu bat da eta egoera honi adaptatu behar den zerbitzu bat da gure partetik berriro diogu gaurko egunean prest gaude horrelako neurriak ekonomikoki eta aurrekontuetan babesteko estatuko gobernutik hasita

udaletatik bukatuta horregatik elkarrekin podemos iuko taldeak proposatzen dugu erabiltzaile intentsitate handieneko

mugarrituriko neurri bat ordu tarte horiek bat baitatoz lan zein ikas tokietara sartu eta

proposatzen zuten maiztasunak errekuperatzeko proposamen hori bozkatu genuen gure taldetik pp eta ciudadanos duela aste batzuk

aurkeztu zuen ekimen batean berreskuratu behar direlako

sistema guztietan covid baino lehen zeuden maiztasun guztiak eta hori esaten dugu lehenbailehen eta ez du axola nork daukan konpetentzia zentzu

eskerrik asko martínez zatón jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz

eh bildu taldearen ordezkaria fernandez de betoño jauna zurea da hitza

gai honek ze eragina izaten ari den koronabirusa garraio publikoan beste alorretan ere noski baino garraio publikoan ere bai

zer nolako irudiak ematen ziren hainbat garraiotan pilaketa irudiak egia esan azken egunetan ez gaudela hainbeste ikusten gutxienez hedabideetan baina horrek ez du esan nahi arazoak guztiz konponduta daudela eta horregatik

esatea arazoak ez daudela konponduta ze adibidez atzo bertan jakin genuen ehuko ikasle kontseiluak

esanez habilitatu dutela webgune bat

leku bat kexak sartzeko esateko

pilaketak eta inkluso argazkiak igo ahal izateko beraz

erakusten du arazoek oraindik jarraitzen dutela alde horretatik azpimarratzea proposamenak esaten duen gauza bat baina guretzat funtsezko funtsezkoa zena eta zen maiztasunak handitu egin behar direla errefortzu edo

punta orduetan hain zuzen ere jende gehien pilatzen den momentuetan eta bestetik iruditzen zitzaigun abagune aukera polita proposamena gehitzeko

beste proposamen batzuk neurri prebentiboak ere biltzeko proposamen

osoko zuzenketan eta gutxi gorabehera halaxe

lortu dugun erdibidekoan esatea gure zuzenketan oso ondo bereizten genuela jaurlaritzaren menpe dauden garraio publikoak euskotrena euskotren tranbia eta euskotren autobusa eta uste dugu horiei

dagokiola jaurlaritzari bost neurri hauek aplikatzea eta bestalde egongo ziren beste garraio publiko batzuk agian eusko jaurlaritzaren mende ez daudenak baina bai jaurlaritzak

ere eman beharko lituzkeela bost neurri horiek bost neurri horietan lehena

handitzea izango litzateke ordu jakin batzuetan eh bilduko garraio lantaldean eztabaidatu genuen

neurriren bat eta iruditu zaigu ibilgailu bat ehuneko hirurogeita hamarretik aurrera okupatuta dagoenean

arazoak daudela eta beraz hor jarri dugu muga bat muga hori ez da eztabaidaezina eztabaidatzeko ere jartzen genuen baina iñigo martínezek esan bezala ez da paso eztabaidarik zuzenketan eta beraz

eta hori jarrita aforoen

mugaketa hori jar daitekeela baina ez aldrebes ezta uste dugu aforoen jaitsiera onartu daitekeela

beste neurriak izango ziren bigarrena aireztapenarena uste dut nahiko frogatuta dagoela jadanik

eta beraz iruditzen zaigu hainbat garraiotan ezarri diren neurri batzuk oso interesgarriak direla ni adibidez gasteizko tranbiaren erabiltzailea naiz eta

ezarri zuten neurri bat oso interesgarria eta da geldialdi guztietan automatikoki ateak irekitzen dira eta beraz airea errenobatu egiten da eta uste dugu halako neurri sinple bat proposatu beharko litzatekeela beste garraio guztietan horrekin batera autobusetan leiho txikiak

eta garraioak eskualde mailakoak baldin badira edo denbora gehiagokoa baldin badira uste dugu txoferrek hogei minuturo aktibatu beharko luketela

sistemaren bat berriz ere hogei minutu horiek eztabaidagarriak dira baina iruditzen zitzaigun garrantzitsua jartzea nonbaiten kopurua hitz egiteko ez da egon elkarrizketarik hirugarren neurria litzateke garbiketarena desinfekzioarena uste dugu zerbitzu guztien amaieran desinfektatu behar direla ibilgailuak

baina uste dut aprobetxatu egin behar zela proposamen hau pixka bat eskatzeko sistematizatu daitezela prebentzio neurri horiek eta beraz garraioa

gehienez bi orduro edo garbiketa bat egin beharko litzatekeela berriz ere beste zifra bat eztabaidagarria hitz egiteko jartzen zena baina elkarrizketarik ez da egon

distantziak mantendu behar dira maskara eraman behar da kontrolak areagotu daitezke nik uste dut orain arte ere kontrolak egon direla segurtasun langileek lagundu izan dute horretan

baina uste dugu akaso orain arreta jarri behar dela baita ere ibilgailuen barrukoa utzi gabe baita ere geltokietan uste dugu geltokietan ere pilaketak eman izan direla eta bertan ere distantziak mantendu beharko liratekeela bereziki geltokiak itxiak baldin badira ezta eta azkenik langileen segurtasuna legoke langileen segurtasunerako uste dugu jarri diren manpara asko ba ez direla egokiak

manparek batzuetan euria egiten badu eta gero eguzkia ateratzen bada erreflexuak sortzen dituzte

neurriaren ikuspegitik ona da baina bestelako trafiko segurtasunaren aldetik

saiatu egin beharko ginateke ordainketak txartelaren bidez sustatzea edo inkluso mugikorren bidez eta langileen bestelako lantokietan ez bakarrik gidatzen ari direnean baita ere bulegoetan komunetan eta aldageletan uste dugu bertan epiak

nahiko teknikoak ikusten den moduan eta ez dugu oso ondo ulertzen zergatik ez den

beharko litzatekeela honetarako inbertsio horrek batez ere beharrezkoa litzateke inbertsioa maiztasunak handitzeko zenbait puntutan baina nahiz eta horrek garraio publikoan pilatzen ari den defizita zertxobait igoko lukeen uste dugu neurri hau hartzen ez baldin bada azkenean defizita oraindik handiagoa izango dela ze jendea ba jende

behar den bezala gordetzen zenbait puntutan eta beraz hori joaten ari da garraio publikoaren kontra beraz

defizita handiagoa izan dadila ez badu nahi jaurlaritzak ba uste dugu bermatu egin beharko litzatekeela garraio publikoaren osasun eta segurtasuna bost neurri hauek aplikatzen eskerrik asko

euskal talde popular ciudadanos taldearen ordezkaria larrea andrea zurea da hitza

gracias eskerrik asko larrea andrea euskal sozialistak andueza jauna zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea sailburu jauna legebiltzarkideok egun on

ñabardura txiki bat ekimen honen esposizioan zegoen argudioa kontestu juridiko konkretu batean kokatzen duzue urriak hogeita bosteko real decreto

dekretuan eta esan beharra daukagu kontestualizazio hori akats

dekretu hori delegaritza bat dakartza barne beraz hartutako erabaki guztiak hemen hartu dira euskadiko gobernuak dituen

ondorioz lehendakaritzako hogeita hamasei barra bi mila hogeiko dekretuan ezartzen dira neurri zehatzak beraz gai askoren artean garraio publikoetan ere horretan oinarritu egin dira resulta

eskerrik asko eskerrik asko andueza jauna euzko abertzaleak berasaluze andrea zurea da hitza

eguerdi on guztioi covid hemeretziari

hau da guztion erronka azken hilabete hauetan baina bizitzak aurrera jarraitzen du pandemia honen erdian eta horrela behar du eta gure

garraiobideak ez gure lantokietara ikastetxeetara edo beste hainbat tokitara

behar dugu bermatua behar dugu segurua nahi dugu eta esan genezake

publikoak momentu honetan seguruak direla eta hau ez da nik esaten dudan gauza bat baizik eta hainbat eta hainbat ikerketek diotena eta

ezin dugu esan inondik ere garraio publikoa kutsatze foko bat denik ez delako hori inon frogatu zorionez

denok sentitu dugula ikara ikusi ditugunean trenak edo autobusak ba pertsonez

pilaketak esan genezake eta zuk ere sentsazioak

irudi horiek baina ikara gauza bat da eta beste gauza bat da errealitatea eta hortik ze emaitza ateratzen dugun edo zer gertatzen den hor ez eta hainbat eta hainbat azterlan egin dira eta justu

abuztuan kokatu genezake emaitza bezala hainbat ikerketen datuak eta aipatu du andueza jaunak ere ehunka infekzio

garraio publikoarekin lotuta egon eta esan du berak ere hirurogeita hamar minutuko iraupena duten bidaietan kutsatze arriskua zeron

ehuneko batean beraz esan genezake garraioa

zorionez guztiontzat nik uste dut gauza onak

osasun sailak ezarritako prebentzio neurriak behar bezala erabiltzen badira baita ere garraioan

ba bueno birusaren transmisioa oso oso mugatua da

lehendakariaren dekretua hogeita hamasei barra bi mila hogei alarma egoeraren ondoren eta egoera epidemiologikoaren bilakaeraren ondorioz ematen dena eta hor jasotzen dira hainbat neurri eta baita ere garraioari aplikatu beharrekoak

ditzakela eta kotxe pribatuetan berdina maskararekin joaten bagara plaza guztiak beteta joan daitezke

hilaretan eta egon daitekeen kontaktua beti musukoa erabili behar dela zuk ere esan duzu bi ordu baino iraupen txikiagoko bidaietan ezin dela ez jan ez edan eta hortik aurrera beste hainbat neurri gomendatzen dute baita ere ba isilik joatea eta zorionez askotan lanera edo ikastera joaten garenean garraio publiko batean bakarrik joaten gara eta nahiko erraza da agian ba isilik joatea

arriskua gutxitu egiten du aste honetan astelehenean uste dut izan zela gipuzkoako aldundiko mugikortasun diputatuak romero andreak gure legebiltzarkide izan genuena aurreko legealdian elkarrizketa bat ematen zuen eta han esaten zituen hainbat datu

esaten zuen pandemia hasi denetik lurraldebuseko gidari batek ere ez duela positibo eman covid hemeretzian beraiek beraien aburuz eta horrela erabaki dutelako aforoa ehuneko laurogeira mugatu dutela

beraien autobusetan eta gaur egun ehuneko ehunean zerbitzua martxan daukatela eta esaten zuen baita ere momentu zehatz batzuetan agian okupazioa handiagoa denean ba bueno indartzeko aukera badaukatela eta egin dutela baina oso kasu gutxitan izan dela hori beharrezkoa eta hau adibide bezala jartzen dut gipuzkoako autobusak baina uste dut euskadiko garraio publikoa osatzen duten beste zerbitzu guztietan ere horrelako adibideak badaudela nola indartu behar dugu ehuneko ehunean ja

edo nola adibidez bilboko metroa ez notizia izan zen eta esan zuen bere zuzendariak

tren bat iristen dela geltokietara nola egin behar dugu edo gure trenekin bide bakarreko trenbideak ditugu nola maiztasun hori handitu es que teknikoki ere hor arazoak

beraiek operadore guztiek datu asko eta datu nagusiena zen

badakigu andueza jaunak ere esan du murriztu da ibiltarien edo bidaiarien

aurreko urtearekin konparatzen baldin badugu eta horrek eragiten dio

ordutegi guztietako bidaiei eta orduan

gehiago erabiltzen direla garraio publiko horiek baina beste batzuetan kasik hutsik ere ibiltzen direla airearen berriztapena aipatu da ba hor ere datu horiek eman zituzten adibidez trenetan lau minuturo

beste momentu batzuetan agian frekuentzia handiagokoa da eta teknikoki denak esan duzue ez daude prestatuta automatikoki berriztapen hori egiteko eta beharrezkoa da baina ahal den neurrian neurri guzti hauek

eta kontuan izanik bidaia gehienak oso denbora gutxikoak direla nik behintzat uste dut nahiko garbi esan daitekeela gure garraio publikoa ez dela kutsatzeko foko bat gainera

ostalaritzaren itxieraren inguruan eta abar eta neurri gogorra izan da orain hasi gara ikusten ja emaitzak

eta garai honetan ikusi dugu nola ari diren zorionez jaisten kutsatze zenbakiak eta garraio publikoan ez da inolako neurri berezirik hartu beraz uste dut beharrezkoak ez diren alarmak ez direla

eaten du horrelako gaietan ondorio ekonomikoetaz hitz egitea oso hotza dela baina hori ere hor dago

eta mugikortasun jasangarria aipatu duzue eta ni ere horrekin ados nago zenbat eta garraio publiko gehiago erabili

baina nik nahiko nuke baita ere mugikortasun iraunkor bat edukitzea eta horrek analisi ekonomiko bat ere

dakar beraz guk gaurkoan gure zuzenketa mantenduko dugu bertan esaten genuen nahi dugula guk ere garraio publiko seguru bat eta beharrezkoak direnean medio gehiago jarri segurtasun hori bermatzeko ba egin dadila tokatzen zaienaren

andrea erantzunen txandara pasatuz elkarrekin podemos ezker batua taldearen ordezkaria martínez zatón jauna zurea da hitza

esaten du eh bilduk esaten du pp ciudadanos baina badakizu nor gehiago esaten duen

jauna eh bildu taldearen ordezkaria fernandez de betoño jauna zurea da hitza

bai kaixo berriz ere lekukotza ematea podemosetik saiakera egin dela erdibideko bat egitea

talde guztien ekarpenak bidali ziren eta erantzuna izan da ez azalpenik gabe orain aipatzen dituzue

austria alemania estatu batuetako informeak ez dakit zer ni goizean etorri naiz el pilarretik legebiltzarrera tranbian eserleku guztiak hartuta zeuden eta zutik geundenon artean bueno distantziak

ezin zen segurtatu eta esango nuke ibilgailuaren okupazioa ez zela pasako erditik

horregatik uste dugu eta horregatik proposatu dugu eta hori da gure proposamenaren funtsa

gorako puntu horietan errefortzu zerbitzuak beharrezkoak direla noski batzuetan ezinezkoa dela berasaluze andreak esan duen bezala akaso bilboko metroan punturen batean ezin da egin bada horretan

baina beste garraio guztietan seguru gaude egin daitekeela

beraien lehen puntua ekarri dute berriz ere hona ekarri zuten mozio bat eta

ez dagokio eztabaida honetan eta esatea

proposamen bat interesgarria iruditu zaigula eta horrexegatik sartu dela erdibideko proposamenean eta da

indikatzen duten gailu batzuk ezartzea bai ibilgailuen barruan eta baita geltokietan ere

beraz bueno ikusten denean zerbait interesgarria dagoela beste alderdietan saiakera bat egin da sartzeko hori erdibidekoan ez duzue sinatuko

zuek jakingo duzue zergatik noiz arte mantenduko duzuen eta abar baina egia esan edukiarekin

poztekoa da eta egia esan ikusi nuenean eaj eta pseren zuzenketa

ze bertan onartzen duzue egokitzapen batzuk egin behar direla hemen esan duzue dena da polita dena da perfektua baina irakurri al duzue zuen zuzenketa

eta egokitu behar direla prebentzio neurriak klaro bat gatoz eta horretan datza gure proposamenaren funtsa

orduan eztabaidatu daiteke ea ehuneko hirurogeita hamarra ehuneko laurogeia hor hitz egin daiteke baina

eta baita ere esaten duzue bai beharrezkoa izatekotan noski zer uste duzue guk proposatzen dugula

guk esaten dugu okupazio handiak daudenean hor sartu behar direla maiztasun handiak aurrekoan esan zidan berasaluze andreak teknikoki hitz egiten dudanean hor ondo noala eta bestela ez noala hain ondo ez pixka bat nagusikeri

ezer esan eta egia esan gure proposamena oso teknikoa da

hirurehun euroko defizita pilatzen ari dela koronabirusagatik esan duzu garraio publikoa eta hori ez da egia eta bestela

begiratu ezazu koronabirusa existitu baino lehen ze defizita zegoen jada

guk esan duguna hemen dela inbertsio publiko bat egin behar dela maiztasunak handitzeko batez ere ordu puntetan eta nahiz eta horrek defizita pixka bat igo merezi duela inbertsio horrek epe luzerago begira ebitatuko duelako defizit hori

eskerrik asko eskerrik asko fernandez de betoño jauna

taldeak ez du hitzik hartuko euskal sozialistak andueza jauna zurea da hitza

eskerrik asko andueza jauna euzko abertzaleak berasaluze andrea zurea da hitza

proposatzea ea alarma sortzea edo sortaraztea den andueza jaunak esan dizu ez dut ikusi zure ekimenean proposamen zehatzik hobekuntzak

proposamenak eginda bai sortarazten dute alarma jendearengan ja esan dugu sentsazioak denok eduki ditugula

baina esan behar zaio jendeari agian ez dela antzeman kutsatze foko bat bera ere garraio publikoan agian arduraz jokatuko bagenu hori esan beharko genuke

behintzat datuetan oinarrituta ekarri eta pixkatxo bat arduraz

esandako guztiari baietza bezala esaten diozu orduan zertarako ekarri duzu hau

badakigu eta labiaren aurrean garraio operadoreek zer erantzun zuten ere bai eta datuak ere baditugu eta tuvisak adibidez ehuneko ehuneko zerbitzua dauka

bizkaibus eta bilbobusek flota guztia dauka lanean lurraldebusek ehuneko ehunean lanean metro bilbao aipatu da hainbat zerbitzu ezin direla handitu berrogeita bi unitate martxan dauzka eta ezin du hori handitu

agian gehiago jarri beharra eta renfe ez da gure eskumena baina

murrizketak egon direnean eta ez dutela beharrezkoa ikusten zerbitzuak handitzea eta alarma nik irakurri dut baita ere artikulu bat think tank movilidad horko kide diren

uste dut pixka bat zaindu behar ditugula gure ekimenak eta esaten ditugunak

ez erori eta gure ardura publikoetatik behintzat hori uste dut ez dugula

eta fernandez de betoño jaunak hainbat gauza esan dizkit proposamen teknikoak egiten dituzula esan nizula niri ez zait gaizki iruditzen ondo iruditzen zait bakarrik esan nizun donostiako pasantearen inguruko eztabaidan

argudio teknico eman eta gero zure proposamena edo eskaera pixka bat sinplea iruditu zitzaidala esan zenuelako obra horrela utzi behar genuela eta hor gastatu beharreko dirua

sortutako beharretara bideratu behar genuela orduan ez nuela oso ondo ulertzen zergatik horrenbeste argudio tekniko obraren inguruan gero horretan bukatzeko

zure gaurko esperientzia aipatu duzu tranbian etorri zarela beteta zetorrela

eserlekua beteta bestea ez hainbeste

eta zure proposamenean sartzen duzu aforoa mugatu behar dugula ehuneko hirurogeita hamarra ulertuko duzu zergatik ez dugun onartu ez zuri erdia beteta zetorren tranbiaren itxura ez zaizu gustatu baina

nondik ateratzen ditugu datu horiek azkenean dena sentsazioa da guri zer iruditzen zaigun nola datorren tren bat edo nola datorren autobus bat eta uste dut

serioagoa izan beharko lukeela eta gero defizitaren kontua nik esan dut hirurehun milioiko zuloa dagoela dagoeneko covidaren aurretik

neurriak hartu behar baditugu defizit hori areagotu egingo dela eta hori ere kontutan izan behar dugu

garraioan agian zuk nahiago zenuke gehiago gastatzea eta esan dut jasangarria bai baina iraunkorra ere bai eta esaten zenuen agian gastatu behar dugu konfiantza izateko eta ez bidaiariak galtzeko ere ados baina uste dut kontu publikoak ere

askoz ere serioagoak eskerrik asko eskerrik asko berasaluze andrea eztabaida amaitu dugunez

eta eh bilduk sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da berrogeita bi eman dugu bozka

bertan behera geratzen da mistoa taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu jarraian bozkatu dezakegu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

zuen emendakina transatuta daukazue zer

ciudadanosen

bozkatuko dugu talde popularra ciudadanosen osoko zuzenketa bozkatu bai bozkatu dezakegu

hogeita bi abstentzio beraz ez da onartu eta azkenik euskal sozialistak euzko abertzaleak

bozketaren emaitza onako izan da berrogeita bi eman dugu bozka berrogeita bat boto alde

adierazpen bat irakurriko dut eusko legebiltzarreko lehendakaria naizenez nire egiten dut eta legebiltzarreko lehendakariaren adierazpen gisa aldarrikatzen dut

euzko abertzaleak nacionalistas vascos eh bildu euskal sozialistak socialistas vascos elkarrekin podemos ezker anitza eta euskal talde popular ciudadanos parlamentari taldeek

eusko legebiltzarraren webgunean duzue pandemiak sortutako egoeran arreta jarri behar dugu beren etxeetan lanetan

ari diren emakume eta neskengan gizartearen aitorpen eta elkartasun osoa merezi dute testuinguru horretan isolamendua babesgabetasuna eta ikusiz ezintasuna saihesteko baldintza egokiak sortzeko lanean jarraitu behar dugu horregatik aurten eraildako emakume guztiak gogoan izan nahi ditugu bereziki euskadin eraildakoak

eta aitortza merezi dute errealitate mingarri horrek gizarte gisa

egiten gaitu lanean jarraitzeko eta mobilizatzeko konpromisoa hartzeko horrela gerta ez dadin sin embargo con esto no basta

eta profil berriak hautemateko eta horien aurrean

indarkeria matxistaren edozein formari aurre egiten dioten emakumeentzako arreta eta laguntza zerbitzuak mantentzea hobetzea eta egokitzea ikuspegi konpontzailearekin erakunde bakoitzaren eskumenen esparruan emakumeen ahalduntzeari eta gazteen artean indarkeriaren prebentzioari laguntzeko programak bultzatzea

eragozteko funtsezko tresnak diren aldetik tokiko bizitzan berdintasun programak zaintzea eta egonkortzea emakume kolektibo batzuen egoera areagotzeko desberdintasunak areagotzearen aurka borrokatzeko covid hemeretziaren krisiak emakumeen pobretzean eta kalteberatasunean duen eragina aztertzen jarraitzea

ahal izateko genero ikuspegia txertatzea enplegu galerak diru sarrerak eta krisiaren beste eragin negatibo batzuk arintzeko neurrietan zeinak eragin handiagoa izan duten emakumeengan eta oztopo diren indarkeria

ateratzeko erakundeen arteko lankidetza eta koordinazioa eskatzea baliabideak bermatzeko eta beharrezko ekimen guztiak abian jartzeko eskumenen esparruan halaber euskal gizarteari dei egiten diogu mugimendu feministak emakumeen aurkako indarkeria ezabatzeko eguna dela eta deitutako mobilizazioei atxikitzeko gai zerrenda agortu dugunez osoko bilkurari